erkoreka sailburuari interpelazioa egin zion euskal sektore publikoan lanpostuen galerari buruz eta jaurlaritzaren asmoei buruz horri aurre egiteko

ematen du asmoa izan duela mahai orokorra administrazioaren esparrutik legebiltzarrera

ekartzeko hala ere esan beharra daukagu bertan

jaurlaritzak enplegua suntsitzen ari dela sektore publikoan

ezagutarazitako zenbait datutan ordea erkoreka sailburuak emandako azalpenetan

ez zirela benetakoak eta norberari komeni zaion moduan manipulatuak izanez gero egindako baieztapenek sinesgarritasuna galtzen dutela gaurkoan baina ez da gure asmoa berriz ere datu horien inguruan eztabaidan hastea baina egia da

jaurlaritza honi leporatzen euskal sektore publikoan lanpostuak

euskal sektore publikoa ez dela mugatzen bakarrik jaurlaritzaren erantzukizunpean

gogoratu euskal autonomia erkidegoan beste administrazio publiko anitz ere baditugula esaterako euskal herriko unibertsitateko langilean estatuko administrazioetako langileak

baina tematuta jarraitzen duzu zure kritikak eta zure eskakizunak jaurlaritzako langileena mugatuz baina gero itzuliko gara kontu horretara izan ere

eskatzen diozu jaurlaritzari enplegua suntsitzeko politikak albo batera uzteko berreskura dezala negoziazio kolektiboa eta horretarako administrazioaren mahai orokorrean

zuen esanetan proposamen konkretuak politika publiko propioak bideratzeko eta

menpekotasunik gabe jokatzeko rajoyren inposaketei ezetz borobila esateko

aipatu duzu hori beraz zuen mozioan eskatzen duzu azken urteetako enplegua suntsitzeko politikak bertan behera uzteko negoziaketa bultzatuaz eragile sindikalekin

zuen proposamen zehatzak enplegurik ez suntsitzeko eta lanpostuak sortzeko

ordezkapenak lehenengo egunetik egitea lanposturik ez amortizatzea jubilazioak ematen direnean

pribatizazioarekin amaitzea eta ez azpikontratatzea zerbitzurik

neurri horiek aplikatu behar dituela oso ondo guk zuzenketa aurkezterakoan koherentzia gorde nahi izan dugu gai berbera

mantendutako jarrerarekin argi daukagu jaurlaritzak enplegu publikoa mantentzeko konpromisoa betetzen ari dela eta egiturazko lanpostuen zerrendak argi jasotzen du hori

eta erkoreka sailburuak argi utzi zuen beste egunean hori ere bai

jaurlaritzak mila seiehun eta hamalau koma bost orduko lan jardunaldia ezarri du baina horri hiru egun gehi bat

urtean aukera askeko moduan hartzeko eta hogeita hamazazpi koma bost ordu astean gutxienez ezartzen zituen beraz atera kontuak aurten gainera

eskubide sozialen agirian jasotzen duena errespetatzen da hain zuzen ere asteko hogeita hamabost orduak

ordu efektibora erreferentziatuta baitaude denetara

baino gutxiagoko jardunaldia onartu da beraz jaurlaritzako langileentzako eta gu bat gatoz zuek eskatzen duzuenarekin

guk ere nahi dugu jarraitu dezala langile publikoen onerako izan daitezkeen lan baldintzetan sakontzen aurrekoan ere aurreko urtean ere horrela egin zuen lan jardunaldiaz edo ordu kopuruez aparte

ekimen proposatu zituen seme alabak zaintzeko baimen berriak bizitza laborala eta familiarra uztartzeko neurriak aldi baterako inkapazitateen edo

beharrak aztertzea errelebu kontratuak berreskuratzea eta abar eta abar guk uste dugu hainbat eta hainbat proposamen eta aukera

eta horiek eragile sindikalekin negoziatu ditzala eskatu nahi diogu beraz gure zuzenketarekin baina egia da espainiako gobernuak ezarritako neurriek eragina dutela

adostu beharrekoetan segurtasun juridikoaren printzipioa bermatuta geratu dadila eta hori guztia beti defendatu izan dugun jarrera izan da guk argi daukagu

bide politikoak eta ordenamendu juridikoan dauden baliabide eta errekurtsoak erabili behar ditugula gure eskumenak errespeta daitezen aldarrikatzeko ez dugu egokia ikusten esperimentuetan edo itxurakerietan oinarritutako neurriak hartzen hastea eta zentzu horretan guk argi geratzea nahi genuen jarrera hori gure zuzenketan eta horregatik erabili dugu nahiz eta beste talde batzuen planteamenduetatik oso gertu egon

beraz dagoeneko jaurlaritzak hartu ditu hainbat erabaki hartu ditu hainbat neurri

hor daukagu adibidez esan dugun moduan itak edo

aurten onartu duen dekretua errelebo kontratuak berrezartzea eta abar eta abar

nahi izan dugu aukerak badaudelako eta sakondu behar dela uste dugulako baina bukatu nahiko nuke

jaurlaritzak aurkeztutako enplegu planak sinesgarritasun faltari buruz hitz egiterakoan eta lanak etxetik hasteari buruz

bi mila hamairuko azaroaren hamalaueko eztabaidan langileen soldaten izozketari buruz

eta murrizketa propioak ere inposatu dituela

horren aurrean adibide bezala jartzen zenigun gipuzkoako foru aldundiak esandakoa

publikoen eros ahalmena mantenduko zuela ez zuela soldatarik izoztuko

aurreko urteetan egin zuenaren kontrakoa alegia bi mila hamabiko aparteko ordain saria ordaindu zuen moduan eta horixe zela bidea baieztatu zenuen

baina gauza asko baietz eta horien artean soldata igoko zitzaiela langile publikoei euskal sektore publikoko langile horiei

eta bukatzen zenuen hausnarketa edo galdera batekin ea esaten den murrizketen kontra gaudela baina benetako orduan oso ondo etortzen zaigula egoera ekonomiko honetan neurriak hartzeko eta dirua aurrezteko ba begira hemen bertan daukat martxoaren lauko

erantzuna eta galdera hau zen gipuzkoako foru aldundiko langileen soldatei dagokionez igoeraren bat aplikatu al du gipuzkoako foru aldundiak

nominetan kasuan zenbatekoa eta erantzuna

urtarrileko nominetan gipuzkoako foru aldundiko langileen soldatei ez zaie igoerarik aplikatu beraz are larriagoa gainera kontuan izanda pertsona honek berak baieztatu zuela bi mila hamalau urterako

eros ahalmena berreskura zezaten guk uste dugu horrelako erabakiak

guk ez dakigu baina beno aipatuz hemen eragile sindikalen babesik gabeko erabakiak hartzen dituela jaurlaritzak eta guri gustatuko litzaiguke agian zuk erantzutea

langile edo eragile sindikalen oneritzirik ere jaso duten besterik gabe mila esker eskerrik asko kerman

erantzunen txandara pasatuz arrondo andrea zurea da hitza

entzundakoa entzunda azken batean hemen zaudeten talde politiko batek baino gehiago batzuk eta besteak ardura zuzenak

izan dituzue eta dituzue sektore publikoan egondako enplegu galeran bai madriletik bai

utzita horrela denez eta uka ezina denez sartuko naiz pixka bat banan bana hainbat gauza aipatzen

enplegua sustatzeko zeren enpleguaz hitz egiten ari gara etxetik hasi behar da

edozein enplegu proiektu plan sinesgarria izateko administrazio publikoan hasi behar garela enplegua sortzen eta hori gaur egun ez dela errealitate bat hogeita hamabost orduan esaten duzu dena hemen dena murrizketa guztiak madriletik datoz

nafarroan ez dute aplikatu bilatu dute bide bat hori ez egiteko hemen hori bera eskatuko genuke ere

adostasun handiak baldin badaude eta herri honetan uste dugu egon badaudela bai uste dugu azken urteetan krisiaren aitzakiaz ezarri diren neurriak bai arlo publikoan bai pribatuan enpleguaren suntsiketa ekarri dutela eta zerbitzu publikoen kalitatearen galera eta horri aurre egin behar diogula eta

ukaezina da eta bestela galdetu dezakegu lanean dagoen jendeari osakidetzan irakaskuntzan eta abar hor ez dago inolako

tranpa egiten duzue hitz egiten ari gara lanean dauden pertsonei buruz eta ez da plantilla estrukturala soilik

historia honetan inolaz ere ez eta beraz bakarrik esan gauza bat

guztiekin kasu honetan ere akordio bat dute zergatik pentsatzen du orbegozo jaunak izango dela

asmatuko du eta azken esaldia bukatzeko gure ustez enplegua suntsitzen eta lan baldintzak okertzen dituzten neurriei legebiltzar honek ezetz borobila ezartzea proposatzen dugu eta pentsatzen dugu gainera arduraz jokatuz
esan beharko lukeela eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea mistoa upyd hitz hartzeko asmorik

mendia anderea euskal sozialistak sí

arrondo anderea zuk ardurak banatzen dizkiozu inori baina

zintzo jokatzen etxetik hasi behar dela argi dago

esaten didazu sindikatu guztiekin akordioa lortu duela

bai sindikatuek epsvak ez ordaintzea

soldataren barne dagoen hori onartzen dute sindikatuak aurretiazkoa jubilazioa indargabetzea onartu dute

hartutako erabakia soldatak ez igotzea erabaki dute soldata izoztea

eredu jarri izan diguzu behin baino gehiagotan lehen aipatu duzu beste kasu bat eta horregatik guk ere aipatzen dugu nahiz eta zuk ez erantzun

murrizketei aurre egiteko eta politika beste modu batera egiteko adibide bezala jarri zenigun duela

irakurtzea funtzio publikoko zuzendariak labeko ordezkaria izandakoak

eta toki administrazio eta funtzio publikoko diputatuak esaten dutena aparteko ordainsaria ordaintzeko erabakia hartzeko txostenean bitxia benetan diskurtsoa eta espediente hori publikoa da bi mila hamairuko otsailaren hamalauan

abenduaren hemezortzian hori guztia lab sindikatuko ordezkaria izandakoak esaten du eta gaur egun foru aldundiko diputatua

ez zuen hain sutsuki onartuko rajoyren neurriak bata bestearen atzetik bete direnik

ere gipuzkoako foru aldundiko idazkari kontu hartzailearen txostena ere agertzen dela

beste edozein kopuru ordaintzea legez kontrakoa dela baina berdin dio gauza da trikimailuren bat asmatzea edozer esatea eta ondorioa da orain bertan langileek publikoak jasotakoa epaitegietan dagoela eta seguruena itzuli beharra izango dutela eta galdera da

ez diozue egia esaten ez langile publikoei ezta gizarteari horrelakoak ikusita ez zaizue sinesgarritasunik geratzen zergatik pentsatu beharko lukete herritarrek eta langile publikoek

beste modu batera jardungo zenuketela ez da serioa

eta horren arabera hitz egiten hasteko herri honetan aurrera egin nahi badugu behintzat

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu arrondo aldasoro andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eta ondorioz ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

osoko zuzenketa hau ere ez da onartu jarraian euskal talde sozialistaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa hau ere eta azkenik euzko abertzalearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hau ere ez da onartu gai zerrendako laugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena elikagai gutxiago hondatzeko

eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda lópez de

alferrik galtzen diren elikagaien inguruan ekimen hau aurkeztea iraingarria dela iruditzen zaigu

arazo honen erantzule zuek baitzarete bai zuek madrilen dituzuen kideak

dituzuenak ere eta guztiok batera egiten dituzuen politikak dira gaur aurkeztu duzun arazo erantzuleak izan ere elikadura sistema neoliberal bat eraiki duzue eta hori sustatzen ari zarete eta sistema horrek berak sistematikoki sortzen ditu

elikagaiak elikadura bilakatu duzue merkantzia soil bat izango balitz bezala tratatzen duzue ekoizpenak

munduko edozein bazterretan ekoizten da eta edozein lekutara eramaten da inportazio

milaka eta milaka kilometro elikagaiek harantz eta honantz egiten dituztenak politika guztiak transformazio industria banatzaile eta espekulatzaileen mesedetakoak

eta nola ez ekoizpena eta merkatuak erregulatzeko egon izan diren tresna apurrak

ari zarete bai europa mailan egon izan den zerealen banku publikoa eta baita gaur arratsaldean ere

buruzkoa eta guzti honetan

dira elikadura katearen bi muturretan daudenak bai ekoizleak eta baita herritarrak ere

nork hartzen ditu erabakiak elikaduraren inguruko erabakiak

plano orokorrago batetara joanda madriletik europako parlamentutik eta munduko merkataritza erakundean bereziki

erabaki garrantzitsu eta tratatu inportanteak sinatzen dira munduko merkataritza erakundean eta berriki pasaden abenduan

sinatu omen zen hala behintzat cañete ministroa pozik agertu zitzaigun balin lortutako akordioa

akordio honi esker elikagaien inportazio eta esportazioak erraztu

aipatzen zuen cañetek erraztu egingo dira bai tramiteetan eta burokrazia kontuetan berriro ere

ibili ahal izateko eta erabakiak hartzen dituzte noski lotsa gutxirekin orain dela gutxi gailur ekonomikora bilbora etorritakoek alferrik galtzen diren

elikagaien datuak benetan negar egitekoak dira ez ditut

dezente eman dituzu baina aipagarrienak bai nahi nituzke adierazi

kate osoan zehar alperrik galtzen da eta gosetea ba munduan

bizi gara eta bederatziehun eta hogeita bost milioi

goseak bizi dira eta paradogikoki hauen erdiak gainera nekazariak dira

hona etortzen bagara araban bizkaian eta gipuzkoan ehun mila pertsonetatik gora bizi dira elikatzeko arazo larriak dauden etxeetan

pertsona gosea pasatzen den etxeetan bizi dira guzti honekin lotuta

bankuek paper garrantzitsua jokatzen dute beharrizan gehien duten pertsonei elikagaiak banatzeaz arduratzen direlako baina kezka ere sortzen digu nolabait elikagaien

egiten dioten erabilerak izan ere elikadura sistema neoliberal hau eraiki duten

klabeek beraien aurpegia garbitzeko gero elikagaien bankuei

eta hor guztia desitxuratzeko arriskua ere badago munduko gosetea

banaketa arazo bat da gehiago eta horregatik iruditzen zaigu bereiztu beharra dagoela alde batetik pobrezia eta gosetea

aberastasunaren banaketa lanaren banaketa elikagaien banaketa eta politika publikoen bidez gizarte babeserako

egin behar dena da elikadura sistema aldatu eta zentzu horretan arazoaren errora

elikadura sistema hori aldatzeko gure ikuspegitik elikadura burujabetzaren bidetik eman behar dira aldaketak bai ekoizpen ereduaren aldaketa

ereduaren aldaketa eta baita nola ez banaketa ereduaren aldaketa eta horregatik iruditzen zaigu tokiko

indartu egin behar direla tokikoak eskaintzen duelako bertan ziklo guztia ixtea

elikagaiak eraman eta ekarri egin gabe eta nahi nuke adibide bezala adibide soil bezala kontsumo taldeen adibidea azaldu

kontsumo taldeen bitartez herri hau elikatzea kontsumo taldeetan baserritarrak badaki urte hasieran urte guztian zehar zenbat barazki saski

egiten du bere baratzeko planifikazio eta antolaketa guztia

zer ekoiztu eta zenbat eta urtean zehar astero astero ateratzen ditu bere barazkiak

barazki gehiago sartzen du saskian eta akaso

errezetaren bat ere bai gehiago sartu den horrekin

mermeladaren bat egiteko edo enbotatzeko

esan dezakegu autoerregulatu egiten dela baserritar eta herritarraren artean hor

direla eta adibide honen bitartez nabarmendu bi ereduen desberdintasuna

dabiltzan elikagaienak alperrik galtzeko aukera handiak eskaintzen dituztenak eta bestetik hemen

ekoiztu eta jaten direnak besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den telleria jaunak dauka hitza

laburra izango naiz ez baitut errepikatu nahi dagoeneko esandakoa eta horrez gain oro har uste dut legebiltzarreko taldeak hasi garela arazoaz jabetzen

bestalde nolabaiteko desinformazioa dago eta ondorioz baita gizarteren zati baten kontzientzia falta ere hori dela eta funtsezkoa da informatzea guztion artean konponbidea bilatzeko

oparotasunean bizi zen gizarte batetik gizarte estutu batera igaro gara bizi izandako zurrunbiloaz jabetu den gizarte batera hori ikusi izan dugu ganbara honetan eztabaidatutako beste gai batzuetan baina seguru aski jokabidea aldaketarako behar hori

adibidez eguneroko otorduen ohituretan eta elikagaien eremuan

bai beno hona jaitsi eta ekimenak aurkeztea

noski zilegi dela baina baita ere zilegi da

azaltzeko nik emandako azalpenak ez dira asko gustatu hemen

eta seguru aski ere ba gosea pasatzen ari diren berrogeita sei mila pertsona horiek

ez dute gustuko lanik gabe egotea ez dute gustuko prestaziorik gabe egotea ez dute gustuko zer janik egotea eta aldi berean jakitea noski europan ekoizten denaren ehuneko hogeita hamar ehuneko berrogeita hamar

galtzen dela eztabaidan ikusi dugu ez dela

elikadura sistema zalantzan jartzerik nahi eta planteatzen diren partxe txiki hauekin aurrera jarraitu nahi dela baina hori bai kuestionatu gabe inongo momentutan gure elikadura sistema

eta esan

aurkeztu den erdibideko horretan edozein kasutan gure sinadura beste behin ere

alderdi popularrak bere estetika zaindu nahi duelako eta ez duelako nahi eh bildurekin batera joan eta

jarraitzen duzuela iraganari lotuta eta

guk edozein kasutan erdibidekoari gure aldeko bozka emango diogu eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna tellería jauna zurea da hitza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

gai zerrendako bosgarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena terroristek espetxe onurak jasotzeko ezinbesteko baldintza gisa legeak ezarritako betekizunak zorrotz betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak

eguerdi on berriro ere proponenteak ondo

agiri historiko bat kaleratu zuen abenduak hogeita zortzian

gaur egun foro sozialak osatzen du eskuartean daukagun bide horri bakarra gatazka politikoa konpontzeko eta bake eta normalizazio parametroetan

irakurketa kolektibo bat egiten zuten garapen indibiduala edukiko zuena aste honetan jakin izan dugun moduan presoak hasi dira urratsak ematen indibidualki eta era mailakatu batean bi eskari egin dituzte

eta arauak agintzen dituzten baldintzak betetzen dituztenak askatasunaren eskubidea egikaritu

presoen agirian esan zuten moduan ez da hau zailtasunen edo oztopoen atzean gordetzeko unea oraingoa ardura politikoaren unea da guztiona gurea ere bai gatazka politikoaren parte eta ondorio bagarenez ardurarako eta erantzukizunerako dei argi bat hainbat eragile sozial eta politikoek ondo hartu zuten ekimena gizarteak oro har estimatu zuen ekimena aurrerapauso bat bezala kontsideratu baitzen

eajk ere deklarazio larriak egin dituela ez nahikotasunaren mamua astintzen are larriago presoen eskubideen aldeko ekimen hau interes elektoralarekin lotu ditu besteen artean urkullu lehendakariak berak tamalgarria da eta nolabait

maila politikoaren adierazle bat norberaren interesak eta ardurak non dauden argi utziz pnvk ere

hau diseinatuz gaur egun mantentzen den sakabanaketa politikoa diseinatzen hau konpontzeko iraultzeko lagundu nahi ez badu

atzo eta gaur bere ordezkari gorenek egin duten moduan presoen adierazpenarekin eta horren osteko ekimenarekin

aurrera pausuak eman nahi ez dutenen gainean jarri behar da presioa erantzukizuna agertu dutenen gain jarri ordez

jarri behar da presioa gaur konstatatzen dugu diskurtso batzuk agortu direla gaur beste parametro batzuetan jokatzen da

eh bildu taldeari aurpegiratu maximalismoetan aritzen denik amnistia edo indultuak aldarrikatzen ditugunik indultuak bide batez zenbatezinak izan direnak delitugilea

gertukoa izan denean gaur ez diguzue gaitzetsiko ez diegula presoei aurrera egiten uzten

presoekin izan ere presoek beraiek erakutsi dute erantzukizun eta ardura daukatela nahikoa aurrera egiteko euren egoera euren bizi baldintza gogorrak aldarazteko bidea errazteko eurei dagozkien eskubideak egikaritzeko

agortu dira salbuespenezko tratamendu agertu den bezala beste fase batean aurkitzen gara gaur eta fase horretan legeak lagundu behar du

sendotzeko presoek egindako adierazpena efektu normatiboak eduki behar ditu lege arruntaren aplikaziotik berdintasunetik pertsona presoen bizi baldintza krudelak hobetzeko eta askatasunera heltzeko eskubidearen

errazteko legea oztopoa edo legea bidea bide zuzena hartu zuzenbidea edo okerreko
bidetik jarraitu hori da gaur egun egin behar dugun autua eskerrik asko arzuaga jauna
euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den ares jaunak

eskerrik asko presidente andrea oso labur euzko abertzaleak taldearen izenean adierazteko ez dugula babestuko aurkeztutako legez besteko proposamena eta berari aurkeztutako zuzenketak

ekarpen berezirik egiten eta hamaika aldiz errepikatutako debate bati bueltak ematea

gauza bera hamaika aldiz errepikatzearekin ez dira gauzak aldatzen ez dira gauzak konpontzen eta guk behin eta berriro esan dugunez ez dugu

planteatzen denarekin legea bete behar da denok legea bete behar da

gure jarrera eta ez diogu buelta gehiagorik emango esparruak legebiltzar honetan horri buruz hitz egiteko eta politika horietan aurrera pausuak emateko eta bukatzeko lotsagarria dena

edo euzko alderdi jeltzalearen jarrera kasu honetan lotsagarria dena da

erabilera lotsagarria dena da nola ezker abertzaleak oztopatu egin du urtetan eta urtetan preso askoren bergizarteratzea

aldarrikapen antzu baten aginduarekin nola

presoen eskubideak eta nola amnistia ez da negoziatzenetik durangoko ekitaldira zenbat urte eta zenbat sufrimendu eta zenbat

hori ekiditu egin barik hori da hori eta

bizi izan duen erasoa hori ere lotsagarria

bergizarteratzea oztopatzea da besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

ekimena zigorgabetasunaren aurka eta terrorismoaren biktimen eta gizarte zintzoaren eta justiziaren aldeko proposamena da nahi dugu betetzea nahi dugu gobernuak legea betetzea eta nahi dugu presoek onura penitentziarioak lortzeko legean dauden baldintza

gobernuak kontuan hartzea eta exigitzea hau da guk eskatzen duguna ekimen

justiziaren diskurtsoa da betiko diskurtsoa eta diskurtsoa ez da agortu diskurtsoa ez da agortu eta ez da agortuko behintzat upydren aldetik hau da beti defendatu

beti defendatuko duguna eskerrik asko eskerrik asko maneiro jauna arzuaga jauna zurea da hitza

gizarte demokratiko batek ez dituela onartzen termino batzuk kontzeptu batzuk kontzeptu politikoak direnak agertzen direnak agiri batean nik ez dakit

dagoen termino batzuk hartzeko ulertzeko interpretatzeko

ez dakit zein gizartean bizi den maneiro jauna baina

dituela bere gizarte horrek ezin badu onartu termino batzuk bai politikoak direnak errekisito batzuk mahai gainean jartzen direla nik galdetzen dut nola operatzen dute baldintza horiek

batzuk bai beste batzuk ez bakar batzuk beteta nahiko da blokean baten bat ezin bada operatibizatu orduan

eskubiderik askatasuna lortzeko ez dago eskubiderik onura penitentziarioak eskuratzeko ez dago eskubiderik legez egin daitekeen gauza errez bat egiteko hau da presoak euskal herrian

hemen arazoa da azken finean zuetako batzuk jartzen zaretela ez bakarrik legearen inbokatzaileak baizik eta interpretatzaile

hitzak luzatu nahi dizkiot iturrate jaunari esateko harrigarria iruditzen zaidala oraindik iraganeko diskurtsoan mantentzen zarela zuk bakarrik hitz egin duzu amnistiaren kontzeptuaz ba egia da

atzean geratzen dira eta etengabe egon zaitezke begiratzen atzean geratzen diren gauza horiei agian gaitasun gutxi daukazuelako gaur egun gertatzen diren

bere tenorean bere garrantzian bere mailan hartzeko ez dakit nahi duzuen klabe horietan mantentzea

didazue eta da ez jarri presioa aurrerapenak egiten dituztenen gain ez jarri presio gehiago

eta erantzukizun osoz jokatzen ari direnen gain baizik eta mugitzea nahi ez dutenen gain mugitzea ez bada atzera pausuak ematen dutenen gain

eskerrik asko arzuaga jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko ares jauna eta amaitzeko iturrate jaunak dauka hitza

upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogei ez berrogeita hamalau ondorioz ez da onartu

euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hamar ez

abstentzioak bat ondorioz osoko zuzenketa hau ere ez da onartu